egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

galdera amaia arregi romarate euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegu sorkuntzan egoera berririk

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

enplegu eta gizarte gaietako sailburuari zuzentzen diogu galdera

azken datuak ikertu ondoren orain dela gutxi biztanleria aktiboaren inkesta eta biztanleria jardueraren azken datuak argitaratu ziren

jakin nahi genuke zein den gobernuaren balorazioa hauekiko eta baita zuen ustez emaitzak enplegua sortzeko

adierazgarri diren edo ez eta aurretiaz eskerrak ematen dizkizugu emango dituzun azalpenengatik besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza erantzuteko isiltasuna mesedez

sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi hasiera emango diogu gaurko jardunaldi

aipatu duzuenez datu nahiko positiboak ditugu eta nik esango nuke etorkizunari begira itxaropentsuak nahiz eta

mesedez isiltasuna gai zerrendako bigarren puntua galdera

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina aurrekontuen bidez austeritate politikei intsumisio egiteari buruz urruzuno jauna zurea da hitza

egun on guztioi gatzagaetxebarria jauna

denbora luzeko geldialdia hazkunderik ez horiek dira europatik datozkigun iragarpenak hala ere neurri politiko berdinetan tematzeko joerak

onartzen dute europatik eta madriletik inposatzen zaizkigun baldintza zorrotzek

herrialdeei ezarritakoak hazkunde ekonomikoa bere horretan oztopatu egiten dutela bi mila hamabosteko aurrekontu proiektua jada aurkeztua du gobernuak

defizit muga bete egiten da iragarri bezala eta hemen ere hazkundea egotekotan oso modu apalean izango den honetan

diputatu pedro aspiazuk egindako adierazpenak eta hala

defizit muga europatik eta madriletik agintzen zaigun zorroztasun berdinarekin aplikatzen dela galdetu nahi dugu ea ogasun sailburuak ontzat ematen dituen eajko diputatu honek

bidean besterik ez eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

adierazpen asko egoten dira politikagintzan ekonomi politikan aurrekontu politika egiterakoan denetara sartu beharko ginateke gobernu honetan

hazkundearen oinarria badakizu non dagoen ez dago egonkortasunaren

dago emankortasuna eta emankortasun horretan datza gure hazkunde ekonomikoaren etorkizuna guk daukagu ehun ekonomiko

baldintza batzuk gure esparru ekonomikoan gure ekonomia errealean pertsona gaituak prestakuntza ona ekonomian daukagun berrikuntzan ikerketan garapen ekonomikoan ere enpresak ondo lehiatuak eta ondo prestatutakoak emankortasun kopurua ona daukagu eta horrek ekartzen du

zuk esan duzun moduan aurrekontuak egiteko sasoian zer da kontuan eduki duguna alde batetik gure ehun ekonomikoa lotuta dagoelako europar batasuneko ehun ekonomikoari eta baita estatuko ehun ekonomikari

ehuneko baten inguruan horrek zer erakusten du atzeralditik ateratzen ari ginela baina krisialdi sakonetik oraindik poliki poliki goaz

hazkundea da moderatua oraindik eta geldirik goaz egia da baina badaukagu baliagarri diren irizpide batzuk eta irizpide horrekin gure ekonomia lehiakor izateko moduan

aurrikusten da moderatua eta geldirik ateratzen ari gara aurten egia da enplegua ez da sortzen neurtzen den moduan enplegua

hile batzuk oso txarrak urte hasieran eta horregatik orduan neurtu egin behar dugu

aurrekontuak eginda eta aurrekontuak daukate beste esparru bat eta da

eta aurrekontu orokorretako arauak eta

gure esparru ekonomikoan hau da gure udaletxeak foru aldundiak eusko jaurlaritzak

baina hazkundearen muina ez da aurrekontuen zorpetze maila zein izango den baizik eta ehun ekonomiko indartsua

lanean gabiltza politika ezberdinen artean ikusi duzun moduan

eta horrek laguntzen du nolabait ere ezin dugu ukatu daukagulako gure enpresa txiki eta ertainak gure ekonomiaren bihotza eta ardatza eta motorra eta zutabeak horrek

biak uztartu ondoren hortik daukagu aukerak gure ekonomia

lehiakortasuna hobeto eta hortik etortzen dira azkenean ba emaitzak hobeagoak enpresetan enplegua sustatu eta baliabideak ere gehiago

lehiakortasunaren adibide bat atzo bergaran ikusi genuen eta horrek adierazten du nolabait hemen ere errealitatea ikusteko ditugun bi ikuspegi

mezu positiboak baina aurretik ere esan izan dugun bezala errealitatea temati dago zentzu horretan eta atzoko bai gasteizkoa eta bai bergarakoa uste dugu hemen dagoen lehiakortasunaren adibide argiak direla dena den euskal herria bildutik denbora luzea daramagu

sailari eskaera zehatz bat eginez

egina dago eskaera bat non euskal finantzen kontseiluan

batzorde bat hemen gurekiko gure lurraldeari dagozkion erabakiak hartu ahal izateko arlo ekonomikoan

eta zentzu horretan hemen eztabaidatu adostu eta erabaki ahal izateko hala nola behin adostu eta gero madrilen aurrean herri bezala agertu ahal izateko

dioen bezala hemen erabakitakoarekin madrilen aurrean planto egin behar bada eta herri honen interesei begirako erabakiak hartu ahal izateko eta ez besteen menpeko edo besteen interesen araberakoak zentzu horretan galdera berriro egingo dugu

badauka asmorik aipatu batzorde hori eratzeko

eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

azkenengo herri dirubideen kontseiluan batzordea batzordea sortuta dago aho batez gipuzkoa bizkaia

estatuko harreman finantzieroak aztertzeko eta lantzeko batzorde bat sortzea indarrean dago indarrean sartu baino lehenago ekainaren hasieran

eta batzordea indarrean dago eta ibilbidea edukiko du aho batez onartu zen indarrean dago

txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina diru sarrerak bermatzeko errentaren

a ver mesedez berak nahi duena galdetzen du orain sailburuak erantzungo dio nahi duena baita

aburtu jauna zurea da hitza borja

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina
euskal aurrezki kutxetan txartel ilunik baden ikertu beharrari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea eskerrik asko maneiro jauna

hasierako hitzaldian aipatu duzu kutxen kudeaketa oso politizatua egon dela eta horrek ondorio larriak eta txarrak ekarri dituela beraien emaitzetan begira kutxen kudeaketari buruzko oinarrizko arau batzuk

eredua antolakuntza helburuak eta kudeaketa orokorra nolakoa izan behar zen emaitzak ezberdinak izan dira gure

baina araubide berdinarekin kudeaketa eta emaitza ezberdinak daude eta adibide gisa ipiniko dizut azkeneko

sortutako finantza erakunde berri hori kutxabankek eduki du arrisku neurrietan hartu behar ziren kapitalaren kopuruaren arabera

beraien kudeaketa ona izan dela eta horregatik zentzu horretan kontu eta testuinguru berdintsu batean eta araudi oinarrizko berdinekin emaitza oso ezberdinak daude non dago gakoa kudeaketan eta

profesionaltasunez zintzotasunez gardentasunez kudeatu behar dira bi zuk aipatu duzun esparrua espainiako

banku horretan bankia lehengo madrileko kutxa zena gertatu dena bai kritikagarria da desegokia egon dira

desegokia da eta ogasun ikuspuntutik edo zerga ikuspuntutik estatuko zerga erakundeak hori ikertuko du eta hori benetan kritikatu eta salatu behar dugu horrela ezin delako

alderdi politikoen ordezkariak administrazioaren ordezkariak gizarte eragile eta langileen

gogoratu nahi dizut gure erkidego autonomoan urte askotan eta oraindik indarrean dagoen legeak esaten du gauza bi bat

barne erakundeetako partaideak ezin dute bakarrik jaso dieta bezala gastuen justifikazioa eta bestetik barne erakundetako partaidetzarako batzarretara joatea kasu hori eta bi bigarrena administrazio kontseiluaren barruan egon ahal da lanaldi osoan eta dedikazio osoz

ordutegi eta lanaldi osoan dedikazio osoz dedikatuta horretarako horiek daude bakarrik ez dago beste irabazirik aipatzen duzunean egon badira besteak guk ez daukagu ezagupiderik horretarako eta esaten dizut zergatik gure kutxak ikertuak izan direlako

espainiako bankuak mantendu izan du beregan konpetentzia ikertzeko eta ikuskatzeko lanak egiteko finantza ikuspuntutik

jaurlaritza alde batetik eta espainiako bankua ez dugu inoiz ikusi inolako

ezkutatutako ordainsariak ordaintzea hirugarren esparrua

bere urteko kontuak arakatuta dauka eta bere barnea arakatutako batzordeak hori aztertzen du kontu horiek espainiako bankura bidalita daude eta eusko jaurlaritza

ilunik ikusi zentsu horretan eta laugarrena aparte beraiek kutxa bakoitzak zentsu horretan urteko

zerga aitorpenak egiten ditu hiru foru aldundietan eta hiru foru aldundiek nik dakidanez behintzat ez du inolako oztoporik ipini

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina euskadiko kooperatiben lege proiektua prestatzeari buruz barrio jauna zurea da hitza egun on

barrio jauna zurea da hitza gracias

utzi denez gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina jaurlaritzak enplegu eta gizarte politiken arloetan dituen erronken gainean arrondo andrea zurea da hitza

sailburu jauna kezkatuta gaude interpelazio honen zioan azaltzen den bezala krisi garaian politika publikoek berebiziko garrantzia dute

garrantzitsuak izanik kalitatezko enplegua sortzeko politikak alde batetik eta babes sistema zabala osatzekoak bestetik politika publiko horien ardatza eta oinarria bihurtzen dira izan ere une honetan langabeziari prekarizazioari

orokorrari eta gero eta nabarmenagoa den arrakala sozialari aurre egitea erronka handia da legegintzaldi erdia pasatu da

bere horretan mantentzen dira jaurlaritzak zure sailak kudeatzen dituen hainbat arlo eta esparrutan ez dira eman beharrezkoak ziren

kezkatuta gaude politika hauek oso garrantzitsuak dira pertsonengan eragin zuzena dutelako egin edo ez egin pertsonengan du

errepaso txiki bat egiten badugu alde batetik langabezia eta enplegu eza aipatu behar dira eta egoera ez da ona larria izaten jarraitzen du nahiz eta zuk itxaropenez hitz egin gaurko lehen puntuan larria da

hori larria da ahaztu gabe gehiena gainera emakumeak direla orain ere horien artean egia da hori ere horrela da gizarte segurantzara

pertsonen kopurua pixka bat gora egin duela baina hori horrela izanik positiboa izanik

langabezian daudenei ez die bere egunerokotasuna konpontzen eta badakigu koiunturaren azken datuaren arabera

egoera pixka bat samurtzen ari dela baina noiz arte agerian dagoen europako hirugarren atzeraldia gauzatu arte

erabaki ausartak uste dugu hartu behar direla sailburu jauna

adibidez kontsumo publikoaren indize eskasean zero koma bat pirrikoan sektore publikoaren menpe dagoen arlo bakarrean ikusten

gure ikuspuntutik aurrerapen eznahikoa hobetu beharra esparru honetan murrizketak dira gizarte politiketako beste ezaugarri bat

ez da nahikoa izan hori bagenekien aurrekontuak onartu zirenetik eta konpondu gabe jarraitzen du are gehiago

iraingarria iruditzen zaigu hamar milioiko eskaera dagoenean legebiltzarrak horren aldeko jarrera erakutsi duenean

benetan lotsagarria iruditzen zaigu hitz egin dezakegu enplegua eta zaintzarekin kontziliazio politika deitutakoekin gertatzen ari denaz

hamar milioikoa baina ez da nahikoa eta badakizue ez dela nahikoa izango esan duzuena egiteko eta ezta ere legebiltzarrak agindutakoa betetzeko

aurreko legegintzaldian eta zuen iritzien kontra egindako murrizketak bere horretan mantentzen dira eta ez dituzue atzera bota ezin dugu ahaztu prestazio hauek direla gutxiengo bat ziurtatua izateko pertsona askok duten aukera bakarra ezin utzi ere aipatu gabe babes sistematik kanpo dauden pertsonak

aukerarik ez dutenak ere pertsonak babesik gabe eta enplegurik gabe uzten ditugunean pobrezia eta pobrezia arriskua areagotzen dira eta hemen ere datuak ez dira onak populazioaren

hogeita bataz ari garelako pobrezia eta pobrezia arriskuan daudenaz hitz egiten dugunean eta gainera azken urteetako bilakaera oraindik

kopuru horietatik hemen ere ehuneko hirurogeita bosta emakumezkoak dira enplegua langabezia babes soziala pobrezia aipatu lanbide zerbitzuaz hitz egitea derrigorrezkoa da ere lanbide enplegu zerbitzu publikoa eta erreferentziala izan behar dena oso urruti dago

ez dute zerikusirik azken hilabeteetan eta atzo bertan legebiltzar honetan jasandakoarekin ezta egindako kritika motarekin ere guk pertsona guztiak babestuta egotea

duten eskubidea defendatzen dugu eta bide horretatik babes soziala eta zabaltzea defendatzen dugu eta horretarako lanbide indartu egin behar da baina lanbideren funtzionamendua ez da gaur egun egokia ez da behar zena hilabete asko dira lehen aipatu da ez dut errepikatuko lanpostu zerrenden arazoa hor dugu zenbat pertsona lan egin behar duten egiten duten gaur egun eta egin beharko luketen lanbiden lan egin benetako zerbitzu publiko erreferentziala eta indartsua izateko

horretaz eta bitartean langileen protestak aste honetan bertan aurrera egin dute gauza batean bai hobetu da lanbiden eskariei erantzuteko epeetan

onartu behar da eta positiboa da eta pozgarria hitz egin dezakegu ere prestakuntzaz orientazioaz eta lan bitartekaritzaz eta emaitza

eznahikoa da ere gaur egun enplegu zerbitzuak

ez da nahikoa eta espero dugu hor ere edo pentsatzen dugu asko dagoela hobetzeko gainera ados egongo gara sortu behar den enplegu mota kalitatezkoa izan behar dela hori ere lehen aipatu duzu beste interbentzio batean ba azken egunetan jakin dugu lanbidek eskainitako

zortziehun euro inkestak egiteko sailburuak uste du baldintza horietan eskaini behar duela enplegua lanbidek eta hori adibide bat baino ez da

ez zein pauso eman dira lanbidetik etxeko langileen egoera aldatzeko

hemen etorkinak kasu askotan gehien gehienetan diru sarrera bermatzeko errenta

lana utzi dutela esaten delako baina sailburuak ere badaki hori ez dela egia ez dela horrela eta konponbidearen zain gaude ere beste aldetik

garrantzitsuak atzerapenekin datoz hor dugu gizarte zerbitzuen legearen garatu beharreko guztia guztia egia da

sei urte pasatu dira baina gobernu honek bere legegintzaldiaren erdira iritsi da eta oraindik berdin gaude hor dago hirugarren sektoreko legea badakigu garatzen ari zaretela prozesuan dagoela gauza asko dago hitz egiteko

hasi hirugarren sektoreko definizioarekin jarraitu funtzioekin eta bukatu lege horren bidez enpresa pribatuei ematen zaizkien betebehar funtzio

sailaren eta jaurlaritzaren erronkekin jarraituz lan harremanetarako euskal esparrua dugu paperean bai defendatzen duzue baina praktikan

enplegua galtzen ari da prekarizatzen ari da lan baldintzak okertzen ari dira eta gobernu honek ez duela inolako ardurarik ematen du arazoetan dauden enpresen zerrenda luzea da luzeegia hori bai bitartean diozu elkarrizketa sozialerako mahaia deituko duzula

ez egon bertan zertarako maila gure ustez eta

beharko litzateke mahai hori gure esparru propioa defendatzeko kalitatezko enplegua sustatzeko erreformei aurre egiteko eta horretarako bai mereziko luke baina asmoak beste batzuk direla dirudi espero dugu tamainako

etxebizitzaz hitz egin dezakegu hitz egin dezakegu

arlo honetan eta askotan egiten duzuena oztopoa jartzea da elak babesten duen herri ekimenen legediarekin egin duzuen bezala argi dagoenez gai asko dago eztabaidatzeko hainbat erronka dago konpontzeko

interpelazioa zein neurri hartuko du jaurlaritzak enplegu eta gizarte politiken arloetan dituen tamainako erronkei egoki erantzuteko

andrea sailburuok legebiltzarkideok bai nik gaur goizean esan dut

positiboak direla eta uste dut halaxe da baina baita ere nik aitortu dut egoera larria da larria da nik ere aitortu dut hori

zure interpelazioaren justifikazioan azaltzen duzun moduan legealdiaren erdialdera iristen ari gara eta gobernu honek euskadiko erakundeen gehiengoak ditugun erronkarik garrantzitsuenak berdinak izaten jarraitzen dute enplegua eta pobreziari aurre egitea egia da egoera honi aurre egiteko politika publikoek duten zeresana eta zeregina garrantzitsua dela honaino bat natoz zurekin aldiz ez dut zurekin bat egiten okerragotu egin dela eta ezer ez dela egiten esaten duzunean orokor ikuspuntutik behintzat ogasun eta finantzen departamentuak aurtengo ekitaldi ekonomikoari dagozkion aurrekontuen aurkezpenean erabilitako datu batzuk gogora

están pasando laburbilduz ekonomiaren inguruko datu itxaropena hobea da

aditzera enpleguaren berreskuratzea moderatua ere izango dela iradokitzen da eta ditugun babeserako gizarte sistemak

hau guztia esanda ekonomiaren hazkundea eta enpleguaren berreskuratze mailak xumeak direnaren jakitun naiz ez nago entzungor horren aurrean

kezkatuta nago sortzen den enpleguaren kalitateak

kalitatea eta prekarietatea ulertzen dut lana iristen ez zaionari eta langabezian jarraitzen duenarentzat ematen ditugun datu baikorrak kontsolamendu gutxi eskaintzen dietela baina

publikoek gureak aldundienak eta udalenak egoera honi aurre egiteko baliagarriak direlakoan nago

galdetzen didazunari erantzunez enplegu eta gizarte politiketako departamentuari dagozkion eskumenen baitan egiten ditugun ekimenez soilik mintzatu ahal naiz gobernu honek burutzen dituen ekimen orok

ekonomikoari eta enpleguari eragiten diola ohartaraziz

bai orduan aburto jauna bat gatoz gauza pare batean behintzat bat kezkatuta gaudela bai gu bai ni eta bestea helburu batzuetan ados gaudela beraz helburu batzuetan ados baldin badaude has gaitezen ikusten nola

horiek lortzeko guk esaten duguna da gaur egun dagoen errealitatea eta egindakoa ez dela nahiko gehiago egin behar dela eta egin daitekeela

zure interbentzioan nolabait errealitate gordinari eta nire aldetik egindako hausnarketari aurre egiteko diskurtsoa egiten enplegu plana ere aipatu duzu baina errealitatea oso tematia da eta errealitatea da erakusten duena jendea nola dagoen eta ze baldintzetan

eta nik ez dut esan eta ez dut esango ez duzuela ezer egin ez duzuela ezer egiten baina

bere horretan sail horretan enplegu eta gizarte politikako erronka garrantzitsuenak bere horretan daudela eta hainbat kasutan okerrago ere bai

hobetu behar duela benetako erantzunak emateko pertsonek behar dituzten bizi baldintzak duinak izateko zuk ekonomia hobetzen ari dela eta hainbat datu eman duzu eta nik

oraindik lehen baino enpresa gehiago daudela arazoekin eta hori dela errealitate tematia izateko errealitatea

gelditzeko arriskuarekin hor daude lehen ere aipatu dira atzo bertan ateratako berria cablenor

errealitatea horretaz ere nik uste dut hitz egin behar dela askoz gehiago

eta konparatzen baldin badugu europakoarekin adibidez oso urruti gaude gure sistema oso ona izango da baina oso urruti gaude hemen ehuneko berrogeita sei inguru dabil eta europan bataz bestekoa ehuneko hamaseihamazazpi gutxi gora behera aurreko

egiten ari zaretenak ez dugu uste bide onetik doazenik hitzez bai esan izan duzue apustua alokairua

ez dago inolako urratsik bide horretatik gure ikuspuntutik behintzat alokabide jendea

etxegabetzen ari da kaleratzen ari da jarraitzen du kale gorrian uzten baita tartean ordaintzeko ezintasunak dituztenak ere eta hori iruditzen zaigu bide okerretik joatea dela adibidez eta hau horrela izan da

hau errealitatea izan da aukera izango dugu bai aurrekontuetan eta bai enplegu monografikoan hitz egiten jarraitzeko

ardura hau utzi egingo duzula sailburuak itsasontzi hau abandonatu egiten duela eta ez bakarrik sailburuak sailburua bi sailburu orde gutxienez baita ere beraz bazoaz bazoazte eta ezin esan etxeko lanak eginda uzten dituzuenik lehen aipatu bezala erronka asko saila honetan erronka garrantzitsu asko

egiten dena edo ez dena egiten pertsonengan eragin zuzena dauka eta hasi naiz esaten kezkatuta gaudela

gure kezkak zergatik eta non dauden eta bukatzen dut esaten jarraitzen dugula kezkatuta gainera ikusten dugulako

abandonatuko duzuela hurrengo asteetan edo hilabeteetan eta oinarrizko erronkak benetako arazoak bere horretan

espero dut okertzea hurrengo asteetan eta hilabeteetan horretan jarraituko dutela guk jarraituko dugu planteatzen proposatzen bai aurrekontuen eztabaidan eta bai enplegu monografikoan gure ikuspuntutik erronka horiei aurre egiteko irtenbide ipini behar diren mahai gainean aukera izango dugu eztabaidatzen jarraitzeko baina kezkatuta gaude egoeragatik eta kezka hori areagotzen da

arrondo andrea jaurlaritzaren ordezkaria aburto jauna zurea da hitza

bai mahaiburu andrea arrondo andrea

sailburua naizen aldetik gustatuko litzaidakeela momentuz

batez ere kamara honetan eta ez beste gauzei buruz etorkizuna bakoitzari dakarkiguna bakoitzak jakingo du eta nik ez dut abandonatzen itsasontzia

hartzen ditut aurrean etortzen diren erronkak has gaitezen esan duzu ez dugula hasi

ez dugula hasi gehiago egin behar da bai gehiago egin behar da baina hasita gaude

hori konfirmatzeko errealitatea tematia da bai eta badakigu zenbat enpresa zenbat zailtasunak dauden badakigu

datu positiboak ere mahai gainean jarri behar dira eta errealitate osoa aztertu zelako datu onak ditugu zelako datu txarrak ditugu nik baita nire lehenengo interbentzioan ere aipatu dut nola pertsona asko nahiz eta datu onak eduki

eta pertsona horientzako egoera ez da ona egoera oso larria da

nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak
enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina gizarte larrialdietarako laguntzez legebiltzarrak agindutakoa betetzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

este mandato parlamentario eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

da de sí señor maneiro eskerrik asko aburto jauna maneiro jauna zurea da hitza

hasta final de año y también más adelante para que así sea eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamargarren puntua galdera txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina gizarte larrialdietarako laguntzak finantzatzeko aurrekontu hornidura handitzeari buruz sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua andrea erantzuteko aburtu jauna zurea da hitza

derecho subjetivo eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako

gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina eaen gaur egun dagoen desarmonizazio

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko maneiro jauna ondare zergari buruzko

azkeneko zerga sistema orokorrean demokrazia berreskuratu genuenetik

izan zen gogoratzen naiz trantsizio garaian

erreforma horren sartu zuenean ez ohizkotasun

egon zen ez ohizkotasunez inguratuz zerga hori

ez ohizkotasunez jantzita zerga hori testu ingurua orokorra eduki behar dugu ondare zergari buruz zergatik bat zergatasun arloan

ahalmen arautzaile bat foru erakundeak batzar nagusiak eta baita aldundiak foru erakundeen

ahalmena daukatelako eta bigarrena

estatuarekin daukagun elkar egokitasun maila mantendu behar duguna

eta elkar egokitasunak jokatzen du alde bitan barruan eta kanpoan

gure zerga ereduen eta zerga arautzen dugunean eta kanpora ere estatuarekin esan duten moduan zerga hau

iraunkor zer gertatu zen bi mila zortzian bi mila zortzian

bi mila zortziko gobernuak desegin egin zuen zerga ondarea horrek eragina eduki zuen bai eragina eduki zuen erkidego autonomoan ere

bi lurraldeetan neurriak hartu ziren desegiteko araban hain zuzen eta bizkaian gipuzkoak mantendu zuen ondare zerga hori beste urtebete

zelan dago momentuan elkar egokitasuna orokorrean ikusita barnean

urtean aldi baterako helburuarekin

aldi baterakotasun hori iraunkortasunerako bidean

hau da berriro luzatu da datorren urteetarako estatuko

guk aldiz gure erkideko autonomoan hiru batzar nagusiak

hau da estatuan ere badago eta hemen ere badago baina estatuan beste gauza bi

ondo neurtzeko egin behar dugun gogoeta eta da

estatuan funtzionatzen du utzitako zerga baten moduan hau da

ahalmen arautzaile batzuk daukate gutxienezko salbuespenak arautzeko gutxienezko

baita ere hobari batzuk zehazteko eta kenketak ere

autonomi erkidego bat dago hain zuzen madrilekoak

eztabaida sakonean ikusteko elkar egokitasuna

estatuaren barruan osorik hau da itun ekonomikoaren barruan hiru lurraldeen artean baina estatuan lurralde eta erkideko autonomo batzuetan araututa dago era batera eta bestera hain zuzen ere madrilen ez da existitzen

orokorrean ikusi behar dugu maneiro jauna zer ari den gertatzen ondare zergan zentzu horretan

araututa daukate eta neurtu behar duguna da ere gure esparruan

neurtzerakoan autonomia erkidegoaren barruan osorako zergasaka baliokidea jardun

hori garrantzitsua da autonomia erkidegoaren barruan

orokorrean zergasakaren baliokidea bermatzen badugu ala ez eta horixe da ikusi behar dugun ere bai egia da aldeak daudela eta aldeen aurrean alde horiek

zentzu horretan esan ditudan zerga kontzeptu honekin arlo honetan kontuan eduki behar dugu hiru lurraldeetako batzar nagusiak ahalmen arautzagailea dutela

hori une honetan nabardura batzuekin eta izen desberdinekin ondare zergak edo aberastasunari gaineko zerga

zentzu horretan ikusi behar da batzar nagusi horietan

gaia ondo bideratzeko neurtu behar da horretarako ahalmenak erabiltzea egoki egin behar dira neurtuz

ahal duten hartzen diren erabakiak gai horretan baina

zer ari den gertatzen elkar egokitasun maila zerga ondare honen artean gure

eskerrik asko eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna kontuan eduki behar

eztabaida honetan ondare zergaren eragina gure diru bilketan ehuneko batekoa da gure

diru bilketa orokorraren eragina ondare zergarena ehuneko bata horrekin azaleratu nahi dut

zerga batetaz ari zarela hitz egiten baina zerga horren garrantzia

ehuneko bata diru bilketa osoaren ehuneko bata zentzu horretan

moduan hiru foru arau daudela hiru foru arau horiek onartuta batzar nagusietan eta

aurten urtarrilean eta aurten otsailean urtarrilean eta araban eta otsailean gipuzkoan adostasun politiko baten ondorioz foru arauen

ahalmen arautzailea itun ekonomikoaren barruan daukagun eskumenen zergetan bai pertsona fisikoen errentari buruzko zergak eta

bide hori ona izan da bide hori egokia izan da hau da antzerakotasun hori lortu izan dugu

bidea egokia izan bada bidea irekita dago hori da uztartu behar duguna

akordioak eta bestetik ere gehiengoak ganbara bakoitzean kontutan edukirik

arau ahalmen iraultzaile zuzena gai orduan gure eredu instituzionalean erakidetasuna lankidetasunean oinarrituz bide

akordiotik etorri diren arau aldaketak egokiak eta bideragarriak izan dira uste dugu bide horretatik jarraitzea

adostasunak eta akordio politikoa eta bestetik batzar nagusietako

kontutan edukita honetaz hori dela biderik egokiena aldaketak egiteko gure zerga arauetan kontutan eduki behar dugu ere beste aldetik maneiro jauna

ñabardurak eta aldeak neurtzeko sasoian ere hori zehatz eta ondo neurtu behar dela jakiteko aldaketak nola egin behar ditugu

batzar nagusietan egokia izan da bidea irekita dago eta uste dugu

bide horretatik jarraitzea egokia izango litzatekeela eskerrik asko

gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina kultura auzolanean bi mila hamalau bi mila hamabost proiektuari buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

egun on kultura auzolanean plana instituzioen arteko akordio baten emaitza da

bi termino hauek akordioa eta instituzioen artekoa azpimarratu nahi ditut euskal instituzioen arteko adostasuna

arrakastarako oinarri eta giltzarri zentsu horretan planaren helburu nagusiak gogorarazi nahi ditut eta azpimarratu ere lehenengo helburua erakundeen arteko harremanak maila guztietan indartzea da horretarako erakundeen artean koordinatzeko eta bat egiteko guneak eta

sortu eta dinamizatu nahi ditugu baliabideak optimizatzeko planteamendu bateratu batetik abiatuta

sinergiak eragiten dituzten sektoreen arteko eta zeharkako ekimenak dinamizatzea eta ekintzak garatzea ahalbidetuko duten topaguneak eta sektore arteko lanerako guneak aktibatzea halaber programa eta esparru guztietan emango diren diru laguntza sistematan euskarazko edukiak eta zerbitzuak indartzeari lehentasuna ematen zaiola bermatu nahi dugu kultura sektoreei lagunduz gaurko krisialdiari aurre egitea

kultur esparruan egin beharreko eskuhartzearen zeharkako ardatzak diren aldetik sustatzea

seigarren helburua kultura zerbitzuetan eskaintza hobetzea da horretarako herritarren kultura eta prestakuntza premietara eta kulturan sortzen ari diren adierazpenetara egokituz teknologia berrien aukeren babesean

ari dela gehitu behar dut horregatik plan hau tresna erabilgarri eta

iruditzen zaigu estrategiak eta lehentasunak bideratzeko eta euskadin kulturaren kudeaketak behar duen arrakasta lortzeko horiek horrela

eragile publiko nahiz pribatuen artean euskal kulturaren ikuspegi estrategikoa jarraitu beharreko irizpideak eta lehentasunak adosteko tresna izateko sortzeko bokazioz sortu da kultura auzolanean bi mila hamalau bi mila hamabost

hau da proiektuei modu partekatuan ekiteko eta proiektuak modu partekatuan gauzatzeko eszenarioa diseinatu dugu

y otros tres relacionados con el patrimonio cultural ikus dezagun zein izan den uztailetik hona egindako ibilbidea uztailaren hamaikan jarri genuen

sorkuntza fabrikak programaren bideragarritasuna optimizazioa eta garapena lantzeko proiektuaren inguruan proiektu honen helburua erakundeek

izaera koordinatu eta eraginkorra izan dezan uztailaren hamalauean bi proiektu ezberdin abiarazi genituen alde batetik

euskal kulturaren atari interaktiboa garatzeko asmoz hau da

euskal kulturaren erreferentziazko atari gisa garatzeko proiektua da

zein kulturaren profesionalei zerbitzua emango diena horrez gain badu proiektu honek beste helburu bat informazio iturriak indartzea eta proiektuaren norainokoa areagotzea tokiko eragina handitzeko eta bestetik

euskal autonomia erkidegoaren artxiboaren administrazio eta kudeaketa sistemen euskadiko artxibo sistemaren eta haien organo eta zerbitzuen antolaketa arautzeko asmoarekin

legearen aurreproiektuaren testuan eztabaidatzeko ildo nagusien inguruko adostasuna bilatu zen uztailaren hamaseian beste proiektu bat abiarazi dugu

eta eskaintzari buruzko proiektua hain zuzen ere laguntzen eta diru laguntzen mapa orokorra barne proiektu honen helburua bikoitza da alde baterik kulturaren esparruan euskal autonomia erkidegoan dauden laguntzen mapa lantzea eta bestetik laguntzak

eta uda aurretik abiarazitako azken proiektua euskal liburutegi digitalari buruzkoa da hau da

garatzeari buruzkoa arlo honi uztailaren hogeita lauean ekin genion

pasaden ostiralean aurkeztu genuen proiektu hau legebiltzarrean proiektuaren onurak eta aukera positiboak ezagutzeko aukera izan genuelarik lantaldeen

proiektu honen helburua administrazioa koordinatuz dantza tradizionalaren artxibo bat lantzea da dantza tradizionala babestu eta zabaltzeko

pertsonen eta erakundeen batzordea sortu dugu ondoren kultura ohiturak eta kultura kontsumoa sustatzeko proiektua abiarazi genuen ekintza honen helburua partehartzea eta kultura eskaria aktibatzeko ibilbide luzeko estrategia osatu bat

proiektu honek hiru helburu nagusi ditu museo desberdinen artean programazioen koordinazioa eta ibiltaritza bultzatzea museo ibilbideen eskaintza bultzatzea helburuko ikusle berdinek hainbat museo bisitatu ahal izan ditzaten eta zerbitzuen kudeaketa zentralizatua erraztea

hiru helburu horien inguruko adostasuna bilatzen ari gara hurrengo urtean museoen arteko lankidetzaren bilakaerari buruzko txostena eta hobetzeko proposamenak prestatu ahal izateko horiek dira orain arte abian jarritako proiektuak eta proiektu horiek garatzeko lan taldeak así